egun on guztioi osoko osoko egun on guztioi oh qué jaleo egun on guztioi

esan seigarren puntua beste baterako utzi dela eta zortzigarrena erretiratua izan dela gai zerrendako lehenengo puntua galdera jone berriozabal bóveda

egindako hobekuntzei buruz berriozabal andrea zurea da hitza eskerrik asko

lehendakari sailburu eta legebiltzarkideok egun on euskal hezkuntza sistemaren ezaugarri nagusien artean bada bat bereziki azpimarratua izatea merezi duena eta

y protegida euskal hezkuntza sisteman ume orok du bere leku propioa eta zailtasun sozioekonomikoak ezin dira inorentzat oztopo izan

unibertsitatez kanpoko beken sisteman eskerrik asko eskerrik asko berriozabal andrea erantzuteko uriarte andrea zurea da hitza

lehendakari sailburuok legebiltzarkideok egun on gizarte honek ia azken berrogei urtean hezkuntza sistema sendoa eta bermeduna lortu du

egiten gaitu gainera gizarte kohesioaren tresna nagusietako bat da beraz

gure identitatearen ezaugarrietako bat da hezkuntza sistemaren kalitatea hainbat faktoreren bidez neurtzen da eta horietariko bat

hezkuntza sistema defendatu eta sustatzeaz ari gara familia baten muga ekonomikoek ezin dute beren seme alaben prestakuntza garapena mugatu behar uste dut gizarte aldetik arro egon behar dugula gure hezkuntza sistemaren inguruan

jakina denez gure unibertsitatez kanpoko beka sistema herritar guztiengana iristen da gobernu honen konpromisoa da beka bat eskuratzeko ezarritako eskakizun guztiak betetzen dituzten familia guztiek izango dute laguntza hori

era berean bekak kudeatzen esaterako beken deialdia uztailera aurreratzea bi mila hamasei bi mila hamazazpi ikasturtean ezarri zen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

mila esker lehendakari andrea egun on guztioi urkullu jauna egun on ikusirik kurtso politiko honetako ildo politikoa markatzen duten

egin dituzula eusko legebiltzarrean bertan eta lehen eskutik ezagutu nahiko genituzke esandako batzuk eta horregatik galdetzen dugu

erabakitzeko eskubideari eta horregatik gure gaurko galdera zertan datza erabakitzeko eskubideak zure iritziz duen

eskerrik asko iriarte andrea erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

jaun andreok egun on iriarte andrea egun on erabakitzeko eskubideak iriarte andrea berez

erabakitzeko eskubidearekin eta aipamenarekin eta zentzuarekin egiten den erabilpena izan daiteke perbertsoa eta nire helburua da kontzeptu hori

behar dugun adostasuna erraztearen alde erabiltzea eta ez erabiltzea aurrera egiteko dugun aukera zapuzteko eskerrik asko

bai urkullu jauna baina ez didazu erantzun zertan den perbertsoa begira hemen daukat orain dela urte eta erdi hauteskundeetara aurkeztu zenuten programa hauteskundeak

democráticamente expresada sea respetada eta jarraitzen du eta orain badirudi zuk osoko zuzenketa bat egiten diozula zure programari eta erabakitzeko eskubidearen inguruan nolabaiteko karikatura bat edo ekarri nahi diguzula badirudi pse euskadiko ezkerrako kideek esaten duten bezala erabakitzeko eskubidea hauteskunde hauteskundez gauzatzen dela eta orduan ere bai baina badakigu zertaz ari garen gogora ekarri beharko nizuke behar bada parlamentu honetan bertan bai bi mila hamalaunean eta baita mila bederatziehun eta laurogeita hamargarrena urtean onartutakoa

herritarren erabaki demokratikoa erdian jartzen dugularik

baina urkullu jauna beharbada beharbada zure gobernuan honek guztiak ez du ezinegonik edo gorabeherarik sortuko ez alderdi sozialistaren aldetik adibidez

blokearen barruan adibidez alderantzizkoa nolabaiteko lasaitasuna ekarriko du ez dakit ordea zer esan daitekeen zure alderdiaz

bi mila hamaseiko otsailean zure alderdiko asanblea nazionalak iruñean onartutakoa are gehiago zure alderdiko goi ordezkariek

egin ziguten elkarlanerako deia hori ere ezin dugu ahaztu eta kezka berezia eta alarma sortzen dute zure hitzek eta zure hitzak noiz datozen ere bai ez datozelako edozein unetan autogobernu ponentzian hain zuzen ere

adosteko ahalegin handia egiten ari garen une batean dator filtrazio giro lardaskatsu batean sekulako ahalegina egiten ari garena ez dizut filtrazioa zuri egozten

eskerrik asko eskerrik asko iriarte andrea lehendakari jauna zurea da hitza

berriz esango dizut erabakitzeko eskubideak berez ez du inolako izaera perbertsorik erabakitzeko eskubidearekin edo bere aipamenarekin eta zentzuarekin egiten den erabilpena izan daiteke perbertsoa uste duzu lagungarria mesedegarria dela etak bere azken agirian erabakitzeko eskubideaz hitz egitea

abiapuntua da gure gizartea askotarikoa dela eta hori balio positibo bat da gure barne aniztasun hori elkarrekin erabakitzeko mekanismoen bidez

hori da legebiltzar honetako alderdi politiko guztien zeregina zuk aipatu egin duzu autogobernu lantaldearena

erabakitzeko eskubidea gauzatu egin behar da eta horretarako aldez aurretik legebiltzar honek proposamen bat adostu eta horretarako itundu egin behar du euskal gizarteak adostasun eta itun horren aurrean izango du azken hitza gauzatuko du

jarri dezagun beraz indar guztia adostasun sakon eta zabal bat lortzen hori da legebiltzar taldeen betebeharra euskal gizarteak erabaki dezan eta gure

aniztasuna onartuz hitzarmen zabal bat osatu zen autogobernu lantaldea zuk aipatu egin duzuna ekin diezaiogun beraz xede horri

elkarren artean erabakitzea da erabaki orok behar du erabakia hartzeko lana partekatzen dutenen arteko aitortza erabaki orok halaber

eta zor dio begirunea hori bai legezkotasunari zor zaion begiruneak ez du printzipio demokratikoa urratzerik ekarri behar eta hori da nire erabakitzearen eskubidearen zentzua gakoa da euskal gizarteak bere borondatea adierazteko eta egikaritzeko duen

borondatez adostutako elkarbizitza formulak baliatzeko eta adostuko diren konpromisoak errespetatuko direla bermatzeko mekanismoak ezartzeko reitero

adoptada eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna
gai zerrendako hirugarren puntua galdera lander martínez hierro elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina ogasun eta ekonomiako sailburuak ppk eta pnvk pentsioen arloan lortutako akordioaz egindako adierazpenei buruz martínez jauna zurea da hitza

zure aukera eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna

eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

pentsioen egoerak merezi duen seriotasunarekin eta sakontasunarekin aztertu behar dugu martínez jauna horretarako eratu zen toledoko ituna bertan aurkeztu eta adostu behar dira egungo eta etorkizuneko pentsioak bermatzeko proposamenak

eta zure taldearen babesarekin eskatu zuena lortzeko bidean dago hori orduan ontzat ematea eta orain gutxiegi dela esatea ez zait bidezkoa iruditzen martínez jauna zailtasunak ezagutzen ditugu

ardura osoa eskatzen digu baita ahal ditugun adostasun zabalenak landu

euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak ingurumen lurralde plangintza eta etxebizitzako sailburuari egina ingurugiro administrazioaren natur ondarea babestearen eta klima aldaketaren gaineko lege proiektuak dauden elaborazio faseari buruz

eskerrik asko mahaiburu andrea lehendakari jauna

eskerrik asko arriola jauna gai zerrendako bosgarren puntua galdera alfonso alonso aranegui euskal talde popularreko legebiltzarkideak lehendakariari egina erabakitzeko eskubideari buruz

muchas gracias eskerrik asko alonso jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

gai zerrendako zazpigarren puntua galdera cristina macazaga saenz elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak lehendakari egina

eskerrik asko legebiltzar buru andrea lehendakari sailburuok

eskerrik asko eskerrik asko erkoreka jauna macazaga andrea zurea da hitza

esker eskerrik asko macazaga anderea erantzuteko erkoreka jauna zurea da hitza

lan egiten ari zinela datozen hilabetetan euskal presoen hurbilketa bat gertatu dadin ontzat hartzen dugu helburu hori hitz horiek

testuinguru ezin hobean gaudelako hori gertatzeko

daukazun buruan zein erabiliko duzun izan ere esan duzu baita ere sentitzen duzula ikusten duzula rajoy sentibera dela kartzela politika

estrategiaren arrakasta ez dependitzea ez behintzat soilik rajoyren sentsibilitate horretaz ez jartzea sagar guztiak rajoyren sentsibilitatearen

ez du ematen gobernuak horrelako borondatea daukanik

errealitate politiko berriari eta ez duela aldatuko kartzela politika mantenduko duela dispertsioa sakabanaketa urrunketa isolamendua eta abar orduan galdetu nahi dizut ea zein den zure estrategia eta zein den
rajoyrekiko daukazun pertzepzio hori eskerrik asko eskerrik asko arzuaga jauna lehendakari jauna zurea da hitza

arzuaga jauna ez dagokit niri espetxe politika aldatzeko rajoy presidenteak eman

interpretatzea nik badakit berarekin hitz egindakoa zer den

esan dezakedana da berarekin izan naizen bakoitzean gai hau aurkeztu egin diodala eta baita ere hainbat proposamen helarazi diodala bat nabarmentzekotan aurreko urteko apirilean

presoen hurbilketarako plan bat bidali nion helburu honen aurrean

bat adibidez errealitate printzipio bat onartzea bi espetxe politika aldatzeko baldintza egokiak sustatzea eta hiru adostasun guneak sortzea etak zatiketa politiko sakona eragin egin du eta

memoriarekiko elkarbizitzarako bizikidetzarako eta espetxe politikarekiko adostasuna lagundu behar du edo adostasuna lortzen lagundu behar du oraingo

urratsak eman ahal izateko itxaropenean eta horretarako ez bakarrik rajoyk egindakoaren eta esandakoaren interpretazioa baizik eta ze ekimena izan dezakegun

indar politiko guztien oinarrizko adostasunerako bi esparru ezarri egin genituelarik bat iraganari buruzko

eta bigarrena espetxe politika testuinguru berrira egokitzea eta bi akordio horiek hemen legebiltzarrean berrestea

egokiak errealistak eta bideragarriak sortu egin ahal izateko eta horiek ere baita espainiako gobernuaren presidentea denarekin eztabaidatzeko hortik

lehendakari jauna esaten didazu ez duzula interpretatu behar baina egin duzu interpretatu duzu rajoyren posizioa zure interlokutorearen posizioa eta esan duzu sentsibilitate bat ikusten duzula horretan eta

ez dela bakarrik sentsibilitate kontuak baizik eta zer eramango diozun nola eramango diozun eta ze babesarekin edo ze palankarekin joango zaren nolabait aldarrikapen hori egitera baina nik

colectivo imparable en esto eskerrik asko arzuaga jauna denbora amaitu zaizu lehendakari jauna zurea da hitza

ez dagokidala rajoyk eman beharko lituzkeen interpretatzea nik bai interpretatu egin dut berarekin hitz egindakoa eta bere sentibera edo bere sentsibilizazioa eta zentzu horretan

eta legebiltzarrak berak ere badaki iazko bai otsailean eta baita martxoan

eman egin niona beraz ekimentsuak gara gobernu honetan eta lehen aipatu egin dut ere bertizen

bertizeko adierazpenean espetxe politikari buruzko lantalde bat osatzea proposatu egin genuen lortzen diren legebiltzar taldeen adostasunak garatuko dituen lantaldea

honako hau azpimarratu behar da presoak beren bizilekuetatik gertu dauden espetxeetara hurbiltzeko prozesua bultzatzea ikuspegi etiko eta lege ikuspegi batetik ere

eta ibilbide bideragarriak eskaintzen dituena eusko

nerea kortajarena ibañez eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina

egun on azken hilabeteetan kaleak piztu dituzte pentsiodunek bere aldarrikapenekin eta pasaden maiatzaren bostean gure hiriburuetako kaleak bete zituzten beste

se consolida eta mobilizazioek segida izango dute aurrerantzean besteak beste hilaren hogeita seian antolatutako manifestazioan

nahi dute pentsiodunek beren aldarrikapenak babesten beren duintasuna babesten

erkoreka jaunak honi buruz galdetu zitzaionean baina argi dagoena da

eta gure ardura dela erantzun politikoa ematea auzi honi urkullu jauna horregatik galdetu nahi dizugu zein den jaurlaritzaren irizpidea pentsiodunen
beharrei egoki erantzuteko mila esker eskerrik asko kortajarena anderea erantzuteko azpiazu jauna zurea da hitza

euskal gizartearen elkartasunari esker pentsio baxuak osatzen

urteetan horretarako zehazki berrogeita sei milioi euro baliatzen ditugu neurri horiek euskadin onartzen dira soil soilik eta ez beste inon

behin eta berriro entzun dugu konpetentzia ez dela erkidego honetakoa entzun dugu baita ere zein mekanismo eta nola konplementatzen diren

konplementatzen diren hemen pentsio baxu horiek eta badakigu baita ere pentsio baxuak jasotzen dituzten ehun eta laurogeita hamabi mila hiritar horietatik bakarrik

jasotzen dutela konplemento hori hori ere badakigu guk guk hemen duintasunen inguruko eztabaida ireki nahi dugu eta iruditzen zaigu gainera gure gizarte ereduaren inguruko eztabaida bat dela hau

ez dela aitzakia ere konpetentziarik ez izatea hau

eta duintasunez bizitzeko hartzen ditugun erabakietaz ari garela eta

ekonomikoak osatzea inolaz ere eta are gutxiago diru sarrerak bermatzeko errentaren inguruko lege aldaketa baten prozeduran gaudenean

eskerrik asko azpiazu jauna gai zerrendako hamaikagarren puntua interpelazioa

gobernantza publiko eta autogobernuko sailburuari egina eustat eko plantillaren egoerari buruz becerra jauna zurea da hitza

guztiak egun on guztioi erkoreka jauna orain dela bi urte legebiltzar honetan eustat institutuari buruzko erabaki bat hartu zen erabaki horretan bost puntu zehatzak bost eskaera zehatzak eta garbiak egiten ziren bat ikerketa bat

zehazteko zenbat langile behar diren eustateko jarduera arrunta egin ahal izateko bigarrena eustaten lana antolatzea

jardunaldi osoan hirugarrena eustaten langileen lanpostuak zehaztea alde batetik bere lan kargak neurtuz

berri bat aurkezten laugarrena zen langileen lanpostuak finkatzea

eta bosgarrena noski sindikatuekin sinatutako akordioak eta hitzarmenak errespetatzea bi urte pasa dira erabaki horretatik eta ez duzue ezer egin ez duzue ezer egin konpontzeko baina bai

gehiago okertzeko eta galdera da zergatik egin duzue

eskerrik asko becerra jauna mesedez isiltasuna mesedez isiltasuna

mesedez isiltasuna errespetu pixkat mesedez isiltasuna

eskerrik asko becerra jauna erantzuteko

gai zerrendako hamabigarren puntua interpelazioa maría del carmen lópez de ocariz lópez de munain euskal talde popularreko legebiltzarkideak

nekazaritza politika erkidea npe eta lurralde garapenerako eta kohesiorako

andrea sailburu eta legebiltzarkideok egun on guztioi lópez de ocariz andrea benetan esan behar dizut harrituta

jakinda zu alderdi popularreko ordezkari izanda eta alderdi popularrekoa izanda estatuko berak bakarrik bakarrik egiten duela europar batasunarekin erlazioa eta erkidego autonomoko

niri galdetzea nik zer egin behar dudan agian lehenbizi ministrari galdetu beharko genioke berak zer egin behar duen bera da arduraduna zuzenean europarekin

eskerrik asko presidente andrea yo entiendo señora lópez de ocariz que es difícil

gai zerrendako hamahirugarren puntua galdera josé ramón becerra carollo elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen eta azpiegituretako sailburuari egina euskadik hannover messe bi mila hemezortzi delakoan parte hartzeari buruz becerra jauna zurea da hitza

egun on tapia anderea duela bi aste hannover

eta horretan eusko jaurlaritzak erakustoki bat eduki du

ikuspegia erakusteko horretaz aparte euskal enpresa batzuk erakustaldian presente egon dira eusko jaurlaritzaren laguntzaz

ea neurtu duzuen edo neurtzeko asmoa duzuen

gure presentziaren eragina eta erabili dugun diru publikoaren eraginkortasuna eskerrik asko

becerra jauna erantzuteko tapia anderea zurea da hitza eskerrik asko presidente
zure galderaren erantzuna bakarra izan daiteke

seguru nago zuk egingo duzun bezala eta bertan parte hartu zuten guztiok egingo dugun bezala eskerrik asko

tapia andrea zurea da hitza eskerrik asko presidente

barkatu hamalaugarrena beste baterako utzi da beraz hamabosgarren puntura pasatuko gara

nerbioi garaiko saneamendu proiekturako behar diren lurrak lortzeari buruz lópez de ocariz andrea zurea da hitza

eskerrik asko lópez de ocariz andrea arriola jauna zurea da hitza

eskerrik asko sailburu jauna lópez de ocariz andrea zurea da hitza

del esfuerzo eskerrik asko arriola jauna
gai zerrendako hamaseigarren puntua galdera maría del carmen lópez de ocariz lópez de munain

artziniegako saneamenduaren eta arazketaren irtenbidearen inguruan

eskerrik asko sailburu jauna lópez de ocariz anderea zurea da hitza

eskerrik asko lópez de ocariz anderea arriola jauna zurea da hitza

gai zerrendako hamazazpigarren puntua interpelazioa rebeka ubera aranzeta eh bildu taldeko legebiltzarkideak hezkuntzako sailburuari egina haurreskolak partzuergoan doakotasunaren bidean hemezortzi mila euro baino gutxiagoko familiei doakotasuna ezartzeari buruz
ubera anderea zurea da hitza eskerrik asko

egun on guztioi egun on uriarte andrea uriarte andrea gaurkoan jakin nahi duguna oso sinplea da

ea beteko duzun legebiltzarreko agindua eta noiz beteko duzun edo beste era batetara esanda datorren ikasturtean irailean haurreskolak partzuergoan hasiko diren familiak

doan izango dute hori da gaur argitu nahi duguna gainera gaur justu bukatzen da haurreskolak partzuergoko izena ematea

uriarte andrea poztekoa izan da lehenengo aldiz haurreskolak partzuergoak kanpaina hedabideetan kanpaina itxurosoa izan du lehenengo aldiz hainbatetan eskatu dugu eta azkenean bueno poliki poliki ematen du bagoazela aurrera orain arte prentsan zerbait agertzen zen baina oraingoan irratian

kartel amankomun bat pena izan da telebistara ez garela iritsi ea hurrengoan gainerako sareetan bezala telebistara ere

helduz izena ematea irekia izan dugu apirilak hogeita hamaretik

legebiltzarrak eskatu ziona hezkuntza sailari eta uriarte andrea jakin nahi duguna da horrek zer esan nahi duen hau da zuk edo gobernu honek ez dauka borondaterik legebiltzarrak agindutakoa betetzeko gainera

zuri sostengatzen eta gobernu honi sostengatzen dion

alde bozkatu zuen baiezkoa eman zuen gainera eta lehenengo aldiz eztabaidara ekarri genuenean hezkuntza batzordera kontra bozkatu zuenean otsailean eztabaida izan genuen gai honen inguruan eta hezkuntza batzordean

monografikoan eajk babestu egin zuen eta aurrera atera zen orduan pentsatu nahi dugu benetan borondate politikoa dagoela aurrera ateratzeko proposamen hau hori da pentsatu nahi duguna horregatik gaurkoan

espero ditugu borondate politikoa baldin badago erraza daukazu erantzutea eta gaurkoan ez genuke nahi aitzakiarik

agian okertuak gaude ez dago borondate politiko hori eta martxoak hogeita batekoa itxurakeria

benetako apustua egiten duzuela familia politika estrukturalengatik agian hori izan zen ez dakigu edo zer esan nahi du zer esan nahi du benetan bukatzear dagoen izen ematean doakotasunak ez jasotzeak

familia horiei retroaktibotasunarekin ordainduko diezuela beraiek aurrez ordaindutakoa martxotik hona ez duzuelako denborarik izan neurria

aldetik egun batetik bestera diru lerroak

diru laguntzak zabaltzea berriki ikusi dugun bezala ere

hainbat haurreskolei emandako laguntzetan ez haurreskolak partzuergoarekiko baizik eta beste haur eskola batzuekiko baina ez dut gaur konparazioetan sartzea gaurkoan uriarte andrea

gizarteari egin dion ekarpena handia izan da batez ere herri txiki eta landa guneei eta egin dezakeen ekarpena oraindik ere handiagoa

eta momentu honetan beharra batez ere hirigune handien bueltan daukagu baina galdera da gobernu honek haurreskolak partzuergoarekiko zein da duen asmoa

hori da ez daukaguna oso argi berriki urkullu jaunak

kanpaina izugarri bat egin zuen irratian bata bestearen atzean kuinak entzuten genituen

gure buruari galdetzen genion benetan familia politika estrukturalen alde egin nahi du urkullu jaunak eta erantzuna baiezkoa bada orduan zergatik ez du inbertitzen dagoeneko jada ditugun tresnetan tresna berriak

partzuergoa lehenik eta behin haurren heziketa eta zaintza integrala bideratzeko tresna bigarrenik

eta hirugarrenik gizarte kohesio eta inklusioan ere funtzio garrantzitsua bete dezakeena hasiera hasieratik egon daitekeen gizarte arrakala

egiteko baina uste duzue benetan gaur egun indarrean diren kuotekin egin daitekeela hori ez ezin daiteke egin familiek

partzuergora ikustea besterik ez zeintzuk diren kuotak egia da bere momentuan

horiek familien errentaren arabera ezarri ziren eta hobari batzuk ezarri ziren

jarri horretarako ez zelako egin egin behar zen inbertsioa baina begira agian ez dituzulako ezagutzen zeintzuk diren tramoak eta prezioak begira haurreskolak partzuergoan daude hiru tramo bai lehenengo tramoa da

zortzi orduko kuota da ehun eta hamabost euro eta bost ordukoa laurogeita hamaika euro

kuota ehun eta laurogei euro eta bost orduko kuota ehun eta berrogei euro eta hirugarren tramoa hamabost milatik aurrera

izena ematerako orduan ere ordainketa bat egin behar dela beraz argi dago edonork ezin duela bere semea edo alaba

ezin du eta askotan sare pribatua baino garestiagoa da

hori da gobernu honek egiten duen apustua familia politika estrukturalengatik eta ez dugu esan nahi honekin

adin txikietatik eskolarizatu behar dutenik hori ez dugu esan nahi baina bai pentsatzen dugu erakunde publikoak sistema publikoak horretarako aukera eman behar duela eta momentu honetan sistema publikoak erakundeak ez dute hori bermatzen eta zer gertatzen da egoera ahulenean zaurgarrienean daude familiekin zer gertatzen da badute aukerarik

aukera hori bermatzeaz gain seme alabak izan nahi dituzten pertsonekin bai badago seme alabak izateko gaur egun baldintzarik eskubiderik

aukera eskubidea eta askatasuna bermatu behar dela baina bai pentsatzen dugu ere seme alabak izateko aukera ere eta eskubidea eta askatasuna bermatu behar dela

tresna bat tresnetariko bat dela eta oraindik bere potentzialtasun osoa garatu gabe

dela baina gu noski guretzat potentzialtasuna daukan tresna da benetan sinesten dugulako kohesioan eta inklusioan noski ez baldin bada sinesten kohesioan eta inklusioan eta gizarte oreka horretan ba gabiltza gaurkoan ere eztabaidan eta pentsatzen dugu horretarako ezinbestekoan doakotasuna doakotasuna gakoa eta giltzarria

baina badakigu doakotasuna ezin dela ezarri egun batetik bestera baina ezin dena izan ere etengabe luzamenduetan aritu dagoeneko haurreskolak patzuergoak baduelako adina eta baduelako heldutasuna

urtetik ahaleginetan ari gara potentzialtasun hori garatzeko eta benetan urratsak emateko doakotasun osoa lortze bide horretan

argia eta zehatza bat beteko duzu legebiltzarraren agindua eta bi noiz beteko duzun agindu hori

legebiltzar presidente andrea legebiltzarkideok ubera andrea

lehendakariak arabako bizkaiko eta gipuzkoako diputatu nagusiak eta eudeleko presidenteak familia eta haurren aldeko euskal ituna sinatu zuten itun honek gure gobernuak euskadi bi mila hogei bitarteko hamaika legegintzaldirako

izan ere herrialdearen helburuen artean zehazten baitira jaiotze tasa

horren inguruan gobernuaren programak ondorengo hau nabarmentzen du euskadik europako gizartearen gainerako zati batek bezala gizartearen pixkanakako zahartzeari eta jaiotze tasa

beharrari aurre egingo dioten politika sozial eta demografikoa garatzeko erronka duela

emandako arreta batik bat mendekotasun egoeran bizi diren nagusiei

funtsezko bi oinarri direla euskadiko gizarte politiketarako itun horrek gobernu mailan duen garrantzia kontuan hartuta bost sail gaude inplikatuta bertan jaso diren konpromisoak lortzeko eta enpleguko eta gizarte politiketako saila da koordinatzaile eta buru gai batek familia politikarenak eta erronka demografikoarenak ere kezka eragiten dio ganbara honi

eta hala erakusten du bertan izan zen adostasun mailak eta onetsitako ebazpen kopuruak ituna bat dator erabat garapen jasangarrirako

batuen batzar orokorrak onetsi zuen bi mila hamabostean eta bertan hezkuntzari dagokionez funtsezko zenbait helburu aurreikusten dira besteak beste pertsona guztientzako hezkuntza inklusiboa eta zuzena bermatzea kalitatea eta ikaskuntza iraunkorrak sustatzea

dagoeneko gure gobernu programan jaso dira aukera berdintasuna eta bizikidetza demokratikoa solidarioa eta arduratsua eraikitzea sustatzeko funtsezko elementu gisa itun honen ondoriozko ekintzek

besteak beste bai eta seme alabak zaintzeko prestazioak ere kontziliazio erantzunkidearen esparruan

kostuen konpentsazio gisara prestazio ekonomikoak duten gaitasunaren aintzatespena eta horren ondorioz biltzen dira prestazio horiek luzatze eta unibertsalizaziora orientatzen diren neurriak

modu sendo batean familiak egitura komunitarioetan integratu eta eguneroko bizimoduan agertzen diren defizit eta disfuntzio horiek aritzeko egitura komunitario horiei laguntza eskatu ahal izateko

kalitatezko zaintza eta heziketa ematea haurreskolak partzuergoa osatzen duten

zero eta bi urte bitarteko haurrei zuzendutako hezkuntza zerbitzu osoa eskaintzea da hala nola laguntza soziala bereziki lana eta familia bizitza bateratzearen arloan hezkuntza eta laguntza zerbitzua eskaintzeko

lehenengoa haurren heziketa garapena sustatzea familiarekin elkarlanean

berdintasunean eta errespetuan oinarrituz bigarrenik

familia eta lan bizitzaren arteko bateragarritasuna ahalbideratzeko hirugarrenik desberdintasunak gainditzeko heziketa sustatzea eskola komunitatean aukera izatea nortasuna guztiz garatzeko balioak jarrera eta ezagutza guztiak indartuz gizartean modu arduratsuan integratzeko

eta azkenik haurren elebitasuna bermatzeko baldintza egokiak sustatzea euskal autonomia erkidegoko bi hizkuntza ofizialak kontuan hartuz haurreskoletako lan hezkuntza eta zerbitzu hezkuntza euskara izan dadin bermatuz eta sustatuz

haurren eta gizartearen beharrei erantzuteko kalitatezko hezkuntza bat ematea nahiz eta ezagunak izan gustatuko litzaidake bizpahiru datu orokor batzuk eman euskal autonomia erkidegoko berrehun eta berrogeita hamaika udalerrietatik ehun eta hirurogeita hemezortzi udalerri partzuergoko kide dira euskal autonomi erkidegoko ehuneko laurogeita hamabost koma hamairu biztanleri zerbitzua eskaintzen zaiolarik

bi mila hirugarrena urtean hogeita zazpi haur eskolekin hasi

berrehun eta hogeita hamasei haur eskolek ematen dute zortzi mila bostehun plazarekin bi mila hamalauan izandako matrikulazio jaitsiera baretu

puntu honetan ezin dugu ahaztu gure erkidegoan dagoeneko

euskadin bi urteko ume guztien artean ehuneko laurogeita hamabi koma bederatzi eskolatuta daude dagoeneko estatuan portzentai hori ehuneko berrogeita hamabostekoa da

bestalde finkatutako helburuak aurrera eramateko ekintza batzuk abian dira

zentroen funtzionamendua hobetzeko familiekin elkarlana burutzeko

osasuna bermatzeko eta euskararen erabilera indartzeko eta berdintasuna sustatzeko guzti honek erakusten du zein garrantzia ematen diogun haurreskolei eta eskaintzen duten zerbitzuari

labeko haurreskolak partzuergoko ordezkariei karteltxo bat ateratzeagatik kide bat

anderea jarraitu nahi duzu edo ez

parlamentu honetan jarraitu mesedez uriarte andrea ez didazu erantzun
ez didazu erantzun ea beteko duzun edo ez gaur bakarrik eskatu dizut erantzun argi bat eta zehatza

babestu eta zure gobernuarekin adostu dugun proposamen bat

ez duzu borondaterik begira zer nolako azalpenak eman dizkidazun erantzun argi bat ez emateko esplikatu didazu familien aldeko ituna agenda gobernu akordioa por cierto batean ere ez horietako dokumentu batean ere ez dago jasota doakotasuna ezta neurri hori ere ez hitzak besterik ez

inklusioa aukera berdintasuna unibertsaltasuna

edukiz husten ari zarete ez dituzuelako betetzen

azkenean ez dira ezer baldin eta neurriak ez baldin badira aplikatzen

zentzua emateko eta benetako familia politika bat egiteko hori da behar duguna eta ez hitzak eta ez kanpainak eta ez propaganda neurriak dira behar ditugunak

azken urteotan haurreskolak partzuegoarekiko beste asmo batzuk izan dituzuela hori aurrekontuetan

ahaztu handienetakoa da utzikeria izan duzue haurreskolak partzuegoarekiko ikustea besterik ez

ez gaude zenbat

ezer hutsa oraingoan bakarrik zertxobait igo duzue zero koma zazpia baina ez zarete iritsi bi mila hamabiko inbertsio mailara ere ikustea besterik ez dago zer eskaintza egin duzuen

begira bekak aipatu dituzu bekak ez haurreskola partzuegoan

aldarrikatu duzun proposamenari eh bilduk ekarri du eh bilduk ekarri du behin eta berriro etxe honetara

ez zarete gai ekimena hartzeko proposamenak egiteko eta beno gutxienez oraintxe mugitzen hasi zarete

nola aplikatu duzue bonifikazioak aplikatzeko badakizue zer egin zenuten haurreskola partzuegoko bekak kendu haurreskola partzuegoak ez dauka bekarik

murrizketak etengabeak izan dira haurreskola partzuegoan inbertsioan pertsonalean

ze unibertsaltasun aipatu duzu pertsona guztiak behar dutela kalitatezko haur hezkuntza unibertsala zein zertaz ari zara bi urtetik aurrerakoak zer gertatzen da zero bi urtekoekin

heziketa zaintza kontziliazioa inklusioa aukera berdintasuna eta horietatik familiak kanpo uzten ari zarete sarbidea oztopatzen ari zarete eta bada garaia legebiltzar honek emandako agindua betetzeko eta bakarrik eskatzen dizuguna da

itunean sartu eta orain ituna onartu behar duzuela ituna onartuta dago

orain bada garaia legebiltzar honek esandakoa betetzeko familia horien mesedetan ondorengo belaunaldien mesedetan eta batez ere gizarte honek
behar duen aukera berdintasun kohesio eta inklusioaren mesedetan neurriak behar ditugu eta ez hitza eskerrik asko ubera andrea uriarte andrea zurea da hitza

hezkuntza batzordeak bi mila hemezortziko otsailaren hamairuan egindako bilkuran bederatzi barra bi mila hemezortzi legez besteko proposamena onetsi du

beharrari buruz ondoko testuaren arabera el parlamento

prozesu hori ireki aurretik ordea patzuergoko zuzendaritza batzordeak hainbat izapide egiten ditu bi edo hiru hilabete lehenago lanean hasita lan horien artean haurreskolak patzuergoaren hileko kuotak kudeatzeko araudia onartzea dago hori onarturik

lehenengo txandan esan dudan bezala ikasturte honetan eusko jaurlaritzak bi mila hemezortzieko martxoaren hogeita batean egindako osoko bilkuran familia politikari eta erronka demografikoari buruzko eztabaida monografikoari ekin dio

eusko legebiltzarrak eusko jaurlaritzari eskatzen dio aurkeztu dezala bilkura aldi hau bukatu baino lehenago familiei laguntzeko laugarren erakunde arteko plana

lerro estrategikoak eta garatu beharreko neurri zehatzak exekuzio programa eta aurreikusitako diru izendapena bai eta plana indarraldian erdian eta amaieran ebaluatzeko sistema ere neurri bakoitzaren betetze maila zehaztea ahalbidetzeko eusko legebiltzarrak jaurlaritzari eskatzen dio haurreskolak patzuergoak doakotasunaren bidean lehen urrats gisa eta progresibotasunean sakontzeko hemezortzi mila euro baino gutxiagoko diru sarrerak dituzten familientzat doakoa izan dadin horietako sarbidea

hori dela eta aipatutako neurri horiek beste guztiak bezala lantzen ari dira familiei laguntzeko laugarren erakunde arteko planean jasotzen ari dira une horretan

plan horretan bere baitan bi mila hemezortzi eta bi mila hemeretzi urteetarako aurreikusten diren neurrien artean izango da gorago

hori ere horrekin batera planarekin batera aurrekontuaren aurreikuspena ezarri behar da neurri horiek garatzeko une honetan bi mila hemezortziko eusko jaurlaritzaren aurrekontua onartuta dago eta neurri horiek martxan jartzeko

erabakitakoa behar bezala betetze aldera planean agertuko den bezala

azterketa sakon bat ere jorratu beharko du bere baitan esan dudan bezala familiei laguntzeko laugarren erakunde arteko planean jasoko den bezala

kuoten berrikuntza hau gauzatuko da beharrezkoa den prozedurari

eskerrik asko uriarte andrea gai zerrendako hemezortzigarren puntua galdera iñigo martínez zatón elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak hezkuntzako sailburuari egina beasain ikastolako gainratioari buruz martínez jauna zurea da hitza

ikastola itunpeko ikastetxe pribatuan hamazazpi hemezortzigarrena ikasturtean haur hezkuntzako bigarren zikloan laurogeita hamairu ikasle matrikulatuta egon dira era berean beasain ikastolako ziklo horretan hiru ikasgela zeuden hau da hirurogeita hamabost plaza eskuragarri

dekretuaren arabera ziklo honetan gehienezko ratioa hogeita bostekoa da hau da ikasturte honetan laurogeita hamairu ikasle matrikulatuta daude eta hirurogeita hamabost plaza eskuragarri egon da

mahaiburu andrea martinez jauna zeuk justifikazioan aipatu bezala otsailaren hiruko

araudi horri jarraikiz haur hezkuntzako lehen zikloan ratioa hemezortzi ikaslekoa dela dio bi urteko umeen geletarako eta hiru urteko

hogeita bostekoa bi mila hamazazpi bi mila hemezortzi ikasturtean beasain ikastolak bi ikasgela ditu haur hezkuntzako

bi urteko umeen ikasgela baimenduak hogeita hamasei eskola posturako hemezortzi ikasgela bakoitzeko eta lau ikasgela baimendu haur hezkuntzako bigarren zikloan hiru lau eta bost urtekoak ehun eskola posturako

beraz garrantzitsua da baimendutako ikasgelen eta ikasgela planifikatuen arteko kontzeptuak bereiztea aipatutako indarreko araudiarekin bat etorriz

kontua da hiru urteko bi gelatan banatu zirela guztira baimendutako lau ikasgelen barruan eskerrik asko uriarte

bidali zizkigun datuak dira eta horretan oinarrituta egin genuen egindako galdera eta beasaingo ikastolaren egoera ez da

eta datuak daukagun momentu honetan daukagun datuak ikusita

daukagun araudia eta ere berdina esan genuen urtarrilean

de matriculación zuzenean edo zeharka ikastetxeak gure garapen pertsonalean eta gisa garapenean ere eragina izaten du ohituretan eta harreman motetan eta gure testuinguruan

bi sare parekatuetan banatzen delako hau da sare publiko eta pribatu itunpekoan eta

idatzizko galdera egin genuen eta galdera hau egin dugu beasaingo ikastolaren

delako eta gure datuak horiek dira ikasle ratioa hori gainditzen duen adibide bat da eta jakin nahi dugu

dekretuan eta zer irizpide legalean oinarritzen

esaten dugulako eta bi mila hamaseiko

esa situación se ha dado en la ikastola de beasain eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna uriarte andrea zurea da hitza

eskerrik asko uriarte andrea gai zerrendako hemeretzigarren puntua interpelazioa carmelo barrio baroja euskal talde popularreko legebiltzarkideak kultura eta hizkuntza politikako sailburuari egina

presidente andrea legebiltzarkideok gobernukidea egun on guztioi

zaizu barrio jauna zurea da hitza

de continuidad estratégico y eskerrik asko barrio jauna zupiria jauna zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko zupiria jauna gai zerrendako hogeigarren puntua interpelazioa jon hernández hidalgo elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak lan eta justiziako sailburuari egina pentsioei buruz

jarraian adierazpen instituzional bat irakurriko dut

la naval ontziola ehun urtetik gorako historia daukana zailtasun larriko egoeran dago

inplikatutako alde guztiek ez badute beharrezko arduraz eta premiaz jarduten

desagertzea ere ekarriko luke egoera horren ondorioz arrisku egoeran daude ezkerraldeko bailarako bi mila lanpostu zuzen eta zeharkako

galzorian egon daiteke ontzi eraikuntzari lotutako ezagutza tekniko garrantzitsu eta berreskuraezinak

luke la navalentzat behin betiko konponbidea definitu eta bilatzeko horregatik guztiagatik eusko jaurlaritzari eta gainontzeko inplikatutako

konprometitutako inbertsioak erakartzeko epe luzeko plan industrial

esparruan ezkerraldeko bi mila familiatik gora sestaoko udalerriko jardueraren zati handi bat

eta gure historiaren zati bat jokoan daude dei egiten dugu konpromisoz epe luzeko ikuspegiz eta arduraz jokatzeko